osoko bilkurari gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena de miguel auziari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txandan elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta defendatzeko macazaga anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok lehendakari jauna etortzean dago

xabier sánchez robles maría justina angulo

eta zuek gobernuaren paperean gizarte guztiaren interesak defendatzen behartuta zaudete ez zuen lagunak

beharbada zure gobernuak dagoeneko jakin zuen kasu guztia ez zen zuen ikertu behar

garai zaude urkullu jauna gaur bozkatuko dituen gauzak oso sinpleak dira

erkoreka jauna ondo entzun duzu trama esan dut ez da kaso

baina jende honi egibar jaunak beso irekiz agurtzen zion

eskerrik asko macazaga andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

kontrako inguruko ekimen baten inguruan eta orduan oso kontzeptu sinple bat azaltzen saiatu ginen transparentzia internazional erakundeak korrupzioaren inguruan egiten duen azalpena edo egiten duen definiziotik abiatuta

honen arabera esaten genuen erakunde honek ez zuela bereizketarik egiten korrupzio legala eta ilegalaren artean eta

arabera desberdinak direlako eta alde batetik esan dezakegu

erabilpena zilegi ez diren onurak lortzeko egun hemen marko

ilegala izan daitekeena eta hori da marko legal horretatik kanpo egiten dena baina beti ere herrialdeetako legedi bakoitzaren

orain arte euskal autonomia erkidegoan araba bizkaia eta gipuzkoan ezagutu ditugun auziekin alderatuz beste maila batean dago

kasu larria da batzuek behin eta berriz saiatzen dira

estatu espainiarrean baino gutxiago ematen dela azpimarratzen y probablemente así sea

ez dagoenik eta oasi batean bizi garenik baina baita ere hitz egiten ari gara eta

ez dagoela kontrol mekanismo nahikorik eraginkorrik ustelkeriari aurre egiteko gure herriaren parte honetan ez dago ezta ere baliabide minimorik besteak beste

esparru honetan zenbat aldiz eskatu dugu ganbara honetan

korrupzioarekin amaitzeko baliabide berme falta eta borondate ezari aurre egiteko zer egin behar da baliabideak jarri neurriak jarri behar ditugu mahai gainean eta horregatik atzo bertan gure taldeak hemen ganbara honetan

erroldatu zuen jardunbide egokien aldeko eta korrupzioaren aurkako bulegoaren sortzeko lege proposamena erroldatu genuen eta

juridiko egokian garatuta dagoelako gure taldearen ustez uste dugu

bulego bat izateko aukera handiak dituela bertan nafarroan gogoratu nahiko nuke kontsentsu politiko zabal lortu zuela eta gobernuaren laukotea osatzen dugunok

upn eta nafarrako alderdi popularrak abstenitu egin zirela honen aurrean eta hori da baliabideak jartzea hori da neurriak planteatzea eta hori da borondate politikoa izatea korrupzioari aurre egiteko gu ez garelako salaketan geratzen oso

desgastatzeko baina gu benetan gauzak aldatu nahi ditugu eta iniziatiba hartzen dugu proaktiboak gara horretan eta sakoneko neurriak proposatzen ditugu

ez ditugu adibidez ulertzen nola orain eta publiko egin den

públicas eta guretzat eh bildurentzat eraiki nahi dugun herri duinean de miguel bezalako korrupzio kasu larriak baina baita ere lehen aipatutako eta korrupzio legal horren baitan egon daitezkeen praktika txarrak korruptelak trikiñuelak

eskerrik asko estarrona jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

lehena izango azkena baizik gogorarazten proposamen hau

eta zergatik jartzen den gaurko osoko bilkurako puntu bezala eztabaidarako jakina zilegitasun osoz baina

bigarrengoa nirekin halako erreferentzialtasun bat

nik sinatu dut emendakina gainontzeko parlamentari guztien izenean ere eta hemen esaten duguna da ondorioz errespetua adierazten du epaiketaldiaren aurrean

eman ditzaketen ebazpen eta epaileen aurrean eta baita ere nola ez errugabetasun presuntzioan sinesten dugu sinesten dut

legebiltzarkide guztien errugabetasun presuntzioan ere

urtez urte zergatik hemen epaiketak ere egon dira eta bakarren batzuk auziperatuak izan dira eta gaur adibidez inabilitatuta daude eta ez daude legebiltzar honetan

hori beti aldarrikatu eta defenditu izan dugu

momentu honetan epaitegietan dago jokoa eta erabakia

behin eta berriz aipatzen da alde batetik legebiltzar honetan antolatu zen ikerketa batzordea lanak burutu zituen urte eta erdi pasako lanak eta

gehiengo batez ebazpen batzuk onartu zituen

batzuk bat oso nabarmena desmentitua izan da epaitegietan

zergatik orduan ere ertzainak zeuden afektatuta pertsonak nahiz eta absolbituak gelditu diren

kondena publikoa politikoa jaso zuten eta nahiz eta orain absoluzioa izan

oso parte hartze interesantea izan zen adibidez legebiltzar honetan nire iritzirako aralarko parlamentariak mikel basabek izan zuena berak ikerketa batzordean parte hartu zuen

pertsonen inguruan eta pertsonak dituzten eskubideen inguruan irakurtzeko asmoa baldin badago hartu baita ere ados egon zaitezke ala ez baina berak egin zuen ekarpen bat

iruditzen zait sakon sakonean pertsonak eta pertsonen eskubideetaz hitz egin zuela

errugabetasun presuntzioaren inguruan noski nik uste dut gaur dela besteak esaten zuen bezala xabier leten kanta aplikatzeko nik behintzat nire buruari bai ez gogo faltagatik baina

handitzen zarenean ikusiko duzu isilik egotea zenbat balio duen jarrai zure bidetik hobe da horrela gauza denen gainetik haizea bezala

eta ez dakit zenbat egunetan isilik

edo behintzat adieraziko genuen guztia

ez dugun edo nik behintzat ez dut adieraziko isilik egotea

eta hitz egin behar dutelako eta kasu horretan gainera iritziak iritzi jaime tapiak epaileak

zergatik hitz egin du publikoki zerbaitetaz hitz egin du hain zuzen ere fiskaltzan jardueraz

ala ez edo galdera bat orain negoziazio prozesu bat hasi dutela fiskaltza eta defentsen artean zeinen iniziatibaz izan da beno ba agian egun batzuetan edo denbora batean

epaia iritsi arte eta hor ikusiko da

aldarrikapena utziko didazu berriro ere egiten

mila esker eskerrik asko macazaga
euskal talde popularra barrio jauna ez dut hartu behar estarrona jauna

baina bai uste dut orain batzuei

garrantzia ematen diozun honetan nik bai

momentu horretan ere isilik egotea ez legoke soberan egongo eta baditugu konparaketa eta hitz batzuk ere momentu horretan

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

adierazteko urte asko pasa direla baina ikerketa batzorde

gaurko egunera baita ere aipatu dut epaiak egon direla

politikoki noski baina gero epaitegietan

eta horretara zetorren aipatu dudan mikel basaberen gogoeta bere garaian egindakoa eta baita ere hasiera hasierakoa hemerotekara joan besterik ez dago antzemango da bere garaian

antzeman zela hori zen tesia eta tesi hori bertan behera jauzi da ez dago

despejatuta dago ez dago finantziazio irregularrik gero egon daitezke portaerak eta izango dira alderdi honetako nik ez ditut denak ezagutzen baina garbi dagoena da

konprobatu daitekeen neurrian aberaste prozesu lege kontrakorik ez dutela izan ere

orduan zer gelditzen da trama

omen dago eta horretan oinarritzen da dena

deigarriak magistratu horrek egin dituen adierazpenak oso deigarriak eta bigarrengoa litzateke

eta denbora pasako da nik nire adierazpenak egiteko libre naiz eta nahi dudanean esan beharrekoa esateko edo isilik gelditzeko

epaileen garaia eta momentua baldin bada beno ebatzi dezatela sententzia ezagutuko dugu

konparaketa bat ikerketa batzordeak zer esaten zuen

epaitu ondoren zer gelditu den agian denetan asmatzen da

pieza batzuk aparte gelditu dira kasuan espioitzarena carmelo barrio zuk inori eskatu diozu barkamenik bi ertzainei adibidez eskatu diezu barkamena

zuk hemen esandakoak aurretik eta diktamenean jasota dauden moduan ez verdad

zuk epaitu egin zenituen politikoki gainera sententziatu bai politikoki

gainera lasaitasun osoarekin zergatik gauzak epaitegian badaude

fiskaltzaren lana eta ertzaintzaren lana eta klaro nik fiskaltzaren lana adibidez aitortzen altsasuko kasuan zuk ez hemen bai komeni delako ertzaintzarena hemen bai eta cabacasen kasuan ez

hemen kontzeptuak ere argiago eduki behar ditugu zein zeinekin dagoen momentu guztietan beno nik esaten dut epaileen garaia da epaia ezagutuko dugu

eta ikusiko dugu sententzia irakurri ondoren zein zertan zebilen

batzordea osatu zenetik orain ezagutuko dituen ondorio bezala epailaren nondik norakoak ezagututa eskerrik asko egibar jauna

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bilduren

bat eta bi puntuak alde batetik eta hirugarrena bestetik hori da

bale hori da ba bozkatuko dugu bat eta bi puntuak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz onartuta geratu dira bat eta bi puntuak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra bederatzi abstentzio beraz ez da onartu hirugarren puntua

legebiltzarkideak aurkeztua nekazaritzako elikagaien euskal arloaren

eta garapen jasangarrirako helburuei egin diezaiekeen ekarpen efizientearen gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda

lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

ez dut uste gure esku dago erabakitzea

hazten dira bai ekosistemetan hazten dira baina guk geuk lantzen ditugu eta guk geuk erabakitzen dugu nola eta non landu nahi ditugun gure elikagaiak nola zaindu nahi dugun gure ekosistemak eta lan baldintzak ezarri nahi ditugun eta hori da gure erronka erabakitzea zein elikadura sistema nahi dugun eta hori da

eta gero ekimenak martxan jarri ezagutu gero egoera aldatzeko conocer por ejemplo porque nuestro sistema alimentario

gero egoera aldatzeko ez baldin badu eta horrexegatik gure zuzenketa

zuzenketa sistema aldatzen hasteko zeren bitartez

erosketa publikoa bultzatzeko erosketa publikoa bultzatzeko kontsumo duina kontsumo ekologikoa kontsumo iraunkorra eta bertoko kontsumoa bultzatu ahal izateko eta horretan datza elikadura subiranotasuna bertoko enpresak

saritu bultzatu eta babestu behar ditugu no queda otra

bai presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi apirilean osoko bilkuran eztabaida genuen agenda hogei hogeita hamar inguruan eta tribuna honetan aipatu nituen

bai munduan bai euskadin ibilbide luzea izan da gurena eta uste dut argi laga nuela

ez direla orain hasiko jasangarritasunean bide luzea eta emankorra izaten ari da horren isla aipatuko nuke aurten high level forumen nueva yorken eusko jaurlaritzak bere

aurkezteko aukera izan duena baina egia da etapa berri batean gaudela eta etapa honetan ere euskadik bereganatu du

lehenengo momentutik ekimen asko zabaltzen ari dira non nahi adibidez eta bakarrik bat aipatzearren pasa den astelehenean

aurkeztu zuen arabako aliantzan parte izaten han ikusi genuen zelan enpresak elkarteak instituzioak kirol mundua gizarte bera gogotsu batzen zituzten indarrak euren ekarpenak egiteko beraien eremu konkretuetatik ekarpen xumea

baina ezinbestekoa iraunkortasunaren erronkari

aipatu genuen apirilean erronka ez dela makala ohitura errotuak usadioak ekiteko erak bizimoduak kontsumoa

eskerrik asko oregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen

bai eguerdi on guztioi beno bere garaian lopez de ocariz andreak aurkeztu zuenean zuzenketarik ez egitea erabaki genuen berari jakinarazi genion moduan edukiarekin bat egiten genuelako eta bat egiten genuen bere garaian ere bai inguruan talde artekoa sortzearekin bat egiten genuen arrazoi berdinagatik gauza praktikoak

edo garaia dela uste dugulako makro helburuetatik praktikara edo ekimen konkretuetara jaisten hasteko

garaia delako eta praktikara pasatzen hasi behar dugula esan nahi dut

elikaduraren nekazaritzaren abeltzaintzaren sektore horretan guztian baina utzidazu aipamen bat egiten ere bai helburu hauek suposatzen dutenaren inguruan eta nolabaiteko ez kontraesan bat baina bat zer pentsa eman didana gaurko egunean garapenerako helburuez hitz egiten ari gara

baina hasi egin dugu euskal herrian beste emakume bat erail dutela salatuz garapenaz hitz egiten amaitzen dugu baina oraindik ere

giza eskubideen kontrako erasoez hitz egiten jarraitzen ari garen aldi berean horregatik bada garaia

eta ados gauden titular horietaz hitz egiteaz gain ekimen konkretuetara eta martxan jartzeko eta eraldaketa suposatuko duten ekimenetara bidea egiten hasteko

hiru planeta beharko genituzkeela egungo produkzio eta kontsumoarekin jarraituko bagenu eta ez ditugu hiru planeta horiek

eta egun daukagun norabidean jarraituko bagenu agortu egingo dugu hustu egingo dugu

beraz argi dago sektore estrategiko batez hitz egiten ari garela gaur ekarritako proposamen

oso garrantzitsua da beraiek bai ingurugiro alorrean alor sozialean eta ekonomikoan egiten duten ekarpen hori aintzat hartzea

kontatzen zen plan espezifiko baten beharra genuela haiekin elkarlanean eginda zeren bai hausnartu dezakegu ereduen inguruko talkaz hitz egin dezakegu eta hitz egin behar dugu becerra jaunak

uste dut eztabaida luze baterako emango luketenak baina lanean ari direnekin ekimenean ari direnekin batera

terrenoan tokian toki lanean ari direnekin eta elikadura subirautzaz hitz egin dugu eta asko daukagu egiteko hor gure plateretan zer ekartzen ari garen eta zer jartzen ari garen eta gure plateretan edo gure jangeletan gaur ere horretaz hitz egin dugu kontziliazioaz eskoletaz bueno zer eramaten dugun hausnartu

beraz teoriatik praktikara ekimen konkretuetara martxan jarri daitezkeen proposamen konkretuak babesten jarraitzeko prest gaude eta horiek

eraldatu behar ditugu gure politikak eraldatu behar ditugu bestela hirugarren planeta bat bigarren eta hirugarren planeta bat ez digu inork oparituko lagun handi batek pasatu zidan esaldi batekin

benedettirena da eta esaten du solo

norbaitek erantzun nahi du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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa jarraian

urteurrenean aurten ehun urte beteko dira euskaltzaindia sortu zenetik mende oso bat akademiak euskararen alde

orduko euskal herritarren ordezkari instituzionalek ikusi zuten beharrezkoa zela erakunde bat euskararen bidea prestatu eta bidean aurrera

akademiak euskararen ezberdintasunak aztertuko zituen hutsuneak bete hitzen forma eta esangura finkatuko zituen eta idazteko modu bakar bat ezarri euskalkietatik bat ere baztertu gabe haiek elkarren osagarri eta elkarren aberasgarri erabiliko zituen eta azkenean erakunde horrek hizkuntza garbia akats gabea eta jakintza arlo guztietarako egoki

horrela irudikatu zuten euskaltzaindia garaiko araba bizkaia gipuzkoa

euskararen esparru osorako akademia bat eragin zutenean aurten berrogeita hamar urte bete dira euskaltzaindiak

batzar hura hartu ohi da sarritan euskara batuaren abiapuntu datatzat euskara batua sortzeko asmoak ahaleginak eta saiakerak lehenago ere hasiak ziren euskara batuaren sorreran bereziki

urtean egindako baionako biltzarra baina arantzazuko batzarra izan zen euskara batua sortzeko prozesuari abiapuntu sendo eta formal garrantzitsu bat eman ziona

euskaltzaindia sortu eta hirurogei urte geroago euskal autonomia erkidegoaren estatutuak erakunde aholku emaile ofizial izendatu zuen euskararen gaietarako

gidaritza berezko hizkuntza eta ofiziala dugun euskararen zaintza katea ez zen orduan eten eta gaur eta hemen katea eten ez dela argi agertu nahi dugu legebiltzarrean gaur egungo ordezkari instituzionalok

urteurrena ospatu ez ezik bere lana neurriz eta jakinduriaz egiten iraun dezan bere leloak azaltzen duen moduan ekinez

egoera ezin da ulertu euskararen akademiaren lana gabe guzti hau dela eta euskaltzaindiaren lan horrek merezi duen aitorpena zabaltzeko gure egoitzan bihar euskararen akademiak osoko bilkurak egingo duen bileraren bezpera honetan gaur eta hemen eusko legebiltzarrak euskaltzaindiaren lana aintzat hartu nahi du

eusko legebiltzarrak euskara batuaren sorrerak euskaren historian eta halaber euskararen normalizazioan duen garrantzia aitortzen du euskara gizarte bizitzako

izan baita eusko legebiltzarrak euskararen etorkizunean eta garapenean euskara batuak izan behar duen garrantzia eta egitekoa aitortu eta azpimarratu nahi du

erabilera orotarako duen balioa euskara batua bera hizkuntzaren normalizazio prozesuan ezinbesteko duena eusko legebiltzarrak euskararen estandarizazioan aitzindariak pertsonak elkarteak

eta jardun akademiko eta historiko osoa aitortzen eta eskertzen du eta une honetan bereziki hizkuntzaren batasunari dagokionez egin duen lana eta ekarpena eusko legebiltzarrak bat egiten du euskaltzaindiaren mendeurren ekitaldiekin eta

egin nahi die bat egin dezaten euskaltzaindiaren ehungarrena urte hau dela eta izango diren